egunon guztioi iosoko bilkurari hasiera emangosaio

egingo dizuet arantza quiroga eta natalia rojo legebiltzarkideek botoa delegatua dutela eta bigarren puntua eztabaidatuko dela laugarrenean eta laugarren puntua bigarrenean bost eta zortzi puntuak beste baterako utzi dira gai zerrendako lehenengo puntua

jesús maría zaballos de llanos legebiltzarkidearen bateragarritasun egoerari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena batzordekideren batek hitza hartu nahi du irizpidearen alde egiteko

irizpenarekin zerikusia duten legebiltzarkideak izan ezik

ondorioz aho batez onartu da irizpena

laugarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena ertzaintzako plantillaren egonkortasunari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal sozialistak taldearen ordezkariak dauka hitza bere ekimena

eskerrik asko presidente anderea lehendakari jauna sailburu anderea

unzalu jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasaz

arzuaga jaunak dauka hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea sailburu andrea
legebiltzarkideok egun on denoi duda mudako egoera batean aurkitzen gara euskal poliziaren inguruan hainbat adierazleek esaten digu aldaketak egokitzapenak etorriko direla alor honetan eztabaida zabalik dago

ereduaren inguruan polizia mapa kaotikoa da eta hori klarifikatzeko argitzeko urratsak ematen saiatzen ari gara

momentu politiko batean gainera non argi adierazten da

aldaketa sakonak egongo direla seguritate arloan guztiok bat gatozelako borroka antiterroristan izandako lehentasunak orain ez ditugunak

honetan beste denbora berri batean eta horren alde ertzaintzan ere urratsak eman beharko dira horrelako zalantzazko egoera batean dena argitzeke dagoen honetan eztabaida hasi baino ez den egin honetan

behar dela errepasatu dezagun momentu honen gako batzuk el mapa policial vasco es un

sobredimensionado aparataje policial beste gai bat dugu mahai gainean oraindik ere

etorri ziren funtzio oso konkretu batekin eta funtzio horren amaieran ez dugu ikusten zein aitzakiekin mantentzen dira oraindik herri honetan akantonatuak bakarrik ikusten ditugu

anakronikoak diren kontrolak antolatzen anakronikoak diren keinu eta jarrerekin erantzun bat eman behar zaio presentzia horri

egiten ari dela barne ministerioarekin errepliege bat egiteko lehenengo erantzun publikoa jaso da ministerioaren partetik eta alor horretan ere ez mugitzea erabaki dute beste aukera bat omen dago laster burutuko den

itxaropentsu baina entzun dezagun bilera horren ostean zer esaten den ia gobernua

eskerrik asko arzuaga jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den iturrate jaunak dauka hitza

presidente andrea sailburu andrea legebiltzarkideok alderdi sozialistaren legez besteko proposamen baten aurrean gaude

etengabe mantendu ditzala euskadiko eta estatuko gobernuek adostatuko da medio horrez gain horretarako

ope deialdi bat egin dezala bilkuraldi hau bukatu baino lehen proposamenaren eta gure taldeak egindako zuzenketaren edukian sartu aurretik beharrezkoa da gogoeta orokorrago bat egitea planteamendu bat segurtasun departamenduak urteotarako martxan jarritako gogoeta estrategiaren harira

erakunde eta segurtasun batzordean azaldu ziguna mila bederatziehun eta laurogeita bian hasi zenetik ertzaintza polizia integral gisa zabaldu da

prebentiboa eta pertsonen zerbitzura herritarren zerbitzura komunitateari egokitutako eredu berezi gisa komunitate horren parte sentitzen dena eta gehiengo horren babesa nabaria duena

eskerrik asko iturrate jauna zuzenketarik aurkeztu ez dituzten taldeen txandara pasaz mistoa upyd taldearen ordezkariak maneiro jaunak dauka hitza

erantzunen txandan euskal sozialistaren ordezkariak unzalu jaunak dauka hitza

eskerrik asko berriro presidente anderea señor arzuaga

funtzioen betebeharren lehentasunen eztabaida bat ematen ari ginela hemen azken finean ikusteko ertzaintzaren plantilla

izan behar zuen baina beste eztabaida bat ekarri nahi izan da hainbat taldeen partetik batzuk egin izan duzue ertzaintzaren irakurketa bat autokonplazentziatik esateko

irakurketa epiko bat egin izan duzue hori sustatzeko beste batzuk iturrate jauna etarekin lotu nahi izan duzue ertzaintzak dituen arazo

beste arazo batzuk beste kezka batzuk egongo dira ertzaintzaren barruan ere eta agian baita ere arazo horien muina ikusi nahi bada ezagutu nahi baduzue agian zure alderdiak egindako kudeaketa politikoan ere begiratu beharko duzue

kudeatu duzuelako ertzaintza eta horrek ere emaitza batzuk gaur egun ematen ditu ezin ikusia dela sektore anitz sektore zabal batzuetan ertzaintza zibila herritarra prebentzioz jokatzen duena eta gertutasuneko polizia dela izan behar dela esaten dugu askotan ere ikusi horrela ez dela izan iraganean eta horregatik pentsatzen dugu ertzaintzaren ereduaz hitz egiten dugunean autokritikaz eta iraganaren errebisio batetik ere

eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den iturrate jaunak dauka hitza

nadie muchas gracias eskerrik asko iturrate jauna mistoa upyd ez du hitzik hartu behar euskal talde popularraren

amaituta bototara jarriko dugu euskal sozialistak taldearen bai maneiro jauna

bototara jarriko dugu jatorrizko testua lehen puntua bozkatu dezakegu

bigarren puntua bozkatuko dugu jarraian bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamairu bai hogeita sei ez berrogeita zortzi

bigarren puntu hau ere ez da onartu jarraian eh bildu taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamairu bai hogei ez

ondorioz ez da onartzen eh bilduren osoko zuzenketa jarraian euzko abertzaleak taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

abstentzioak bat ondorioz euzko abertzaleak taldearen zuzenketa ere ez da onartzen gai zerrendako

lópez de ocariz lópez de munain euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua euskal autonomia erkidegoko

asmoei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duenaren txanda da ekimena aurkezteko eta aldezteko

eskerrik asko lópez de ocariz andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde sozialistaren ordezkariak corcuera andreak dauka hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkariaren tellería jaunak dauka hitza

presidente andrea legebiltzarkide guztiok egun on denok

del plan de desarrollo rural en euskadi muchas gracias eskerrik asko telleria jauna zuzenketarik aurkeztu ez dituzten taldeetara pasatuz
mistoak ez du hitzik hartu behar eh bildu taldearen ordezkaria lazarobaster jauna zurea da hitza

bi mila hamalau bi mila hogei urte bitarteko europako nekazaritza politika bateratuaren erreforma abian da

gaztelerazko pac deritzona eta gai benetan

europako nekazaritza politika bateratuaren beharrean europako nekazaritza eta elikadura politika bateratua

oso lotuta baitago elikadurarekin eta nola ez herritarrekin edonola ere gaur nekazaritza politika bateratuaren

eztabaidatzeko baino gehiago da laguntza programari buruzko tramitazioaren inguruan eztabaidatzeko eztabaida hau bera ere aurreratu samar dator izan ere oraindik ez baitakigu aurrez

bezala orain arte bezala laguntza programa jaurlaritza eta alduendietatik eramango den ala

programa zentralizatu bat proposatuko den estatu guztirako madrildik bigarren hau erabakiko balitz alperrikakoa litzateke gaur legebiltzar honetan onartzera goazen hau

gainera alderdi popularra bera kontraesan handian sartuko litzateke alde batetik hemen mozioa aurkeztuaz eta bestetik madrildik zentralizatuaz mozioan laguntza programa kudeatzeko toki ekintzako taldeak nola sortu

goizegi da hori erabakitzeko hilabete batzuk barru programaren lanketa hasten denean aurreko tokiko ekintza taldeen lana baloratu beharko da lehenbizi eta horren arabera

eratu behar den erabaki zentzu honetan zuzenketa aurkeztea zen gure asmoa baina

epearen inguruan izan dudan akatsa dela eta aurkeztu ezinik geratu gara

gure nahiak nahiko maila altuan jasota datoz eta gure aldeko bozka emango dugu eta aipamen berezi bat

talde sozialistaren ekimenez erdibidekoan jaso den hirugarren puntuari garrantzitsua iruditzen zaigulako baserri txiki baserritar gazte eta merkaturatzeko bide laburrei modu esplizituan aipamen bat egitea besterik ez eskerrik asko
eskerrik asko lazarobaster jauna erantzunen txandan lópez de ocariz andreak dauka hitza

euskal sozialistak taldearen ordezkariak ez du hitzi hartu behar

zurea da hitza bien

eh bilduren ordezkariak ez du hitzi hartu behar eztabaida

bototara jarriko dugu euskal talde popularrak euskal talde sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

gai zerrendako bigarren puntua mozioa dani maeztu

administrazioaren mahai orokorrean jarraitutako

maeztu jauna zurea da hitza ekimena aldezteko eta aurkezteko

eskerrik asko presidente andrea egun on guztioi

gaur bertaratu diren langile publikoko

nahi dut gogora ekartzea bihar gernika bonbardatuta izan zenetik hirurogeita hamasei urte betetzen direla arinago durango elorrio otxandio eta eibar

izan ziren bezalaxe eta uste dugu sarraski horiek utzitako hondarrak

bakean eta elkarbizitzan oinarritzen den euskal herria libre eraikitzeko gaira etorrita gaurko mozioaren gaira etorrita

nire ama osakidetzako langilea da galdakao izena duen eta usansolon dagoen ospitalean lan egiten du

bere erosmen ahalmena ehuneko hogeia murriztu egin diote bere soldataren inguruan psoek eta ppk madrilen eta psek eta eusko alderdi jeltzalea euskadin hartutako erabakien ondorioz

gaixorik dagoenean eta baja hartzerakoan

era berean bere garaian hogeita hamar urteko baino gehiago antzinatasuna edukiagatik antzinatasun hori ordaindu beharrean

kendu egin dizkio antzinatasuna ordaindu ez eta egunak kendu horretaz gain beste sei egun libre zituen urtean zehar hartzeko gobernu honek hirura murriztu dizkio

nire amak ez du sekula inbertsio funts batean inbertitu ezta burtsan akzioak erosi

ez du higiezinen merkatuan inbertitu nire amak ez du kontu korronterik

beraz nire amak ez du bere posibilitatearen gainetik bizi eta ez du zerikusirik eduki finantza krisiaren sorreran orduan galdera da berak ordaindu behar ditu finantza krisiaren ondorioak nire amaren adibidea jarri dut baina era berean ekarri ahal izango nituzke hirurogeita hamar mila adibide tribuna honetara sektore publikoko

adibidea finantza erakundeen krisiarekin zerikusi eduki ez dutenak

ordaindu behar dutenak eta guzti hau gutxi balitz orain dekretu baten bidez

ezartzen duten bezalaxe alegia eztabaida sozial eta politiko barik euren lan jardunaldia igotzen zaie zuek

itxurakerietan ari zarete sindikatuekin negoziatu barik dekretu bat inposatzen duzuenean urkullu lehendakariak eta erkoreka sailburuak sinatuta

dekretuak gizarte honetan azken hogei urtetan lortutako lorpen sozial garrantzitsuena

lortuko duzue auskalo baino gaur legebiltzar

horri ezetz esatea dekretu hau sinatzerakoan politika pertsonei begira jartzen omen duen gobernuak

izen eta abizenekin eragiten duen murrizketa inposatu zizkien era horretan euren lan baldintzak kaskartuz horretaz gain behin behinean dauden

langabeziara kondenatzen dituzue urteko lanaldia handitzea momentu honetan estrategikoena izan beharko litzatekeen sektorean alegia sektore publikoan enplegua suntsitzea delako herri honek azken hamarkadan bizi izan dituen langabezi tasa handienak dituenean orduan

zein den erabaki hori enplegua suntsitzea sektore publikoan enplegua suntsitzea zuena bai marka zuena bai kudeaketa ona

zuek honi daño colateral milaka pertsona langabeziara bidaltzera colateral horrela deskribatu baitzuen erkoreka

gertatuko ziren ondorioak mendebaldeko gizarteetan

horren bitartez eskuratzen baitira bizimodu duina gizarte ondasunez baliatzeko aukera

ahala horrek bere baitan dakar pertsonek bizi diren gizartearentzako baliagarria izateko eta sentitzeko duten eskubidea ez baitago baliagarri izaterik gizabanakoaren eta lanaren arteko lotura

ez dira nire hitzak eta beharbada bere osotasunean

ados baina lege baten jasota daude momentu honetan indarrean dagoen lege batean

zioan jasota dauden hitzak dira hain zuzen ere

bultzatutako herri ekimen legegile baten ondorioz onartutako lege bat eta indarrean dagoena

gizarte eskubideen gutuna ezarri zuen legeak eta hogeita hamabost orduko lan jardunaldia

legeak lege bat bai legebiltzar honetan gehiengo handiz onartutako legea euzko alderdi jeltzalearen aldeko bozkekin onartutako lege bat eta zuek orain dekretu baten bitartez ezabatu nahi duzuen lege bat bi mila urtean herritarrei emandako hitza zuek esaten duzuen bezalaxe herritarrei emandako hitza jango duzue orain

galdera bi ditut zuentzako euzko abertzale legebiltzar taldeko legebiltzarkideak

politikoekin lortutako adostasun zabal baten ondorioz lortutako lorpen bat ezabatzeko madriletik

onartutako dekretu batengatik ordezkatzeko errepikatuko dut hemengo adostasuna

inposaketarengatik ordezkatzeko prest zaudete

eta bigarren galdera bat ere bai pentsatzen duzue

sektore publikok indartsu bat behar dugula herritarrei zerbitzu publikoa bermatzeko eta era berean enplegu duina sortzeko

soilik hogeita bost ordu eta erdi inguruko eztabaida bat ez da soilik mila bostehun eta laurogeita hamabi orduko urteko lanalditik

urteko lanaldira pasatuko direla sektore publikoko langileak eztabaida nagusia da sektore publikoko langileen lan baldintzak kaskartzen ari direla etengabe

eta era berean enplegua suntsitzen ari dela hori da benetako eztabaida hori da guretzako eztabaida gaurkoan ere

eta gobernuan zaudetenetik behin eta berriz marra gorri bezala markatutako oinarrizko zerbitzuetan ere murrizketak aplikatzea suposatzen duelako oinarrizko zerbitzuak aurrera ateratzen dituzten langileen lan baldintzak kaskartzea langile horiek sostengatzen dituzten zerbitzu publikoak kaskartzea delako eskola publikoko edo eta unibertsitateko ordezkapenak ez betetzea hezkuntzan murriztea delako osakidetzako erizainei edo medikuei ordezkapenak ez betetzea

murriztea delako azken finean sektore publikoko lan baldintzak kaskartzea zerbitzu publikoetan murriztea delako beraz

suntsitzea lan baldintzak kaskartzea eta zerbitzu publikoetan murrizketak

eta gure gurasoak urteetako borrokekin lortutako eskubide sozialak

uzteko borrokatuko dugu borroka politiko instituzioetan eta
kalean mobilizazio sozialarekin eskerrik asko
maeztu jauna isiltasuna

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeetara pasaz mistoa upyd

nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den mendia andreak dauka hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den orbegozo jaunak dauka hitza

egun on sailburu egun on legebiltzarkideok duela aste batzuk

alegia administrazioaren funtzio publikoaren mahai orokorrean jaurlaritzaren irizpideen inguruan ondoren

sindikatuekin negoziaketa mahaian adostasunik lortu gabe jaurlaritzak ehun eta hirurogeita hamairu barra bi mila hamairu dekretua onartu du eta bertan

urteko lanaldia mila zazpiehun eta hamalau koma bost ordukoa izango dela esaten da horren ondorioz

hamar barra bi mila legeari esker lortutakoa bertan behera geratuko da eta espainiatik ezarritako neurriak aplikatuz aukera askeko egunak edo kenduko dira

horren ondorioz proposatzen du alde batetik hamar barra bi mila legea gizarte eskubideen agiriarena bere osotasunean betetzeko eta ehun eta hirurogeita hamairu barra bi mila hamairu dekretua bertan behera uzteko hain zuzen ere

aurkeztutako erdibidekoan eskatzen dutena horren aurrean gure taldeak osoko zuzenketa aurkeztea erabaki du izan ere

adierazitako zioekin ezta ere jaurlaritzari egindako eskariekin ez dugu bat egiten baieztatzen duenean

lanpostuak nabarmen galtzea ekarriko duela eusko jaurlaritzak argi adierazi du konpromezua enplegu publikoa mantentzeko hau da dauden lanpostuak mantentzeko hirurogeita hamar mila lanpostu estruktural horiei eusteko

ez da langileen zerrenda edo rpt bezala ezagutzen dena txikituko eta hori argi utzi zuen sailburuak berak aurreko interpelazioan

edukiko duen eragina ordezkapen ordu horiek

maila batena gutxituko dira egia da baina behin eta berriro errepikatu du eusko jaurlaritzak

egingo direla besteak beste osasun sailburuak ere adierazitakoaren arabera

ez da bertan geratuko hamar barra bi mila legea

ez da bertan behera geratuko gure ustez dekretuak ez du zalantzan jartzen hogeita hamabost orduko lanaldia aldiz

ekainaren hogeita zortziko akordioan ezartzen dena bete egiten da

izan ere nahiz eta urteko lan ihardunaldia mila seiehun eta hamalau koma bost ordukoa izan

edo benetakoak egingo dira hau da benetako lan ihardunaldia ez da handituko mila bostehun eta laurogeita hamabi ordu izango dira betebeharrekoak hala eta guztiz ere nola zenbatzen dira

hori ez dago batere argi hogeita hamabost orduko lan astea lortzeko

urtean sindikatuekin akordioa lortu ondoren mila bostehun eta laurogeita hamabi ordu urteko lan ihardunaldia finkatu zuen

erreferentzia besterik ez da antzeko helburua lortzeko

hau da hogeita hamabost ordu lortzeko urteko lan ihardunaldi ezberdinak gauzatu ziren

posible ahal du hogeita hamabost orduko lan astea edukitzea neurri hori hartuta jaurlaritzak berriz mila seiehun eta hamalau koma bosteko

beraz ez dugu bat egiten mozioan eskatzen denarekin eta horregatik aurkeztu dugu guk ere

hamar barra bi mila hamabi legeak gizarte eskubideen agiriak hurrengoa jasotzen du

gizarte eragileekin egindako negoziazio prozesuetan erdietsitako akordioak oinarria hartuz honela arautuko dituzte beren zerbitzuko langileen lan harremanak lehenengoa da lanaldiaren laburtzea hedatuz lan astea gehienez ere hogeita hamabost ordukoa izango da

eta hirugarrena aparteko orduak kenduz eta nahita ez egin beharrekoak direnean denbora librea emanez horregatik guztiagatik uste dugu hamar barra bi mila legean ezarritakoa betetzen ari dela

hogeita hamabost orduko lan asteak mila bostehun eta laurogeita hamabi urteko ordutara erreferentziatuta segitzen dute ordezte edo errelebu kontratuen inguruan

errelebu kontratua bultzatzeko akordioa sindikatu guztietako ordezkariekin gainera ela lab ugt eta comisiones obrerasekin hain zuzen ere alderdi

hain zuzen ere hamar barra bi mila agirian jasota dagoen errelebu kontratu hori eta azkenik

izan ere ordainetan beti denbora librea ematen da ez da ordaintzen dirurik horregatik guztiagatik

baina horrez gain eskatu nahi izan diogu ere bai jarraitu dezala saiatzen enplegua sortzeko ekimenen inguruan gizarte eragileekin adostasunak erdiesteko helburuarekin izan ere

mahai orokorrean jarraitutako irizpideei buruz zen nahiz eta gero maeztu jauna asteko hogeita hamabost orduen gaiari mugatu eta mahai orokorrean beste ekimen batzuk ere proposatu ziren langileen lan baldintzen inguruan besteak beste

bizitza laborala eta familiarra bateratzeko neurriak telelana aldi baterako ezintasun araubidea berrikustea eta abar era berean

administrazioak hainbat zerbitzu ez esternalizatzeko konpromezua bi mila hamabiko otsailaren hamalaueko instrukzioa pertsonaleko gastu murriztekoa eteteko proposamena

beraz negoziaketa ez zen mugatu astean hogeita hamabost orduko lan

guk eskatu nahi diogu jarraitzeko negoziaketan saiatzen eta ahalegina egiteko enplegua sor dezaketen

puntuan erdibidekoarekin eta gai honetan

ezin izan da akordiorik lortu eta ondorioz guk gure osoko zuzenketa berrestuko dugu

eskerrik asko orbegozo jauna zuzenketarik aurkeztu duten taldeen txandan eusko talde popularraren ordezkaria den garrido andereak dauka hitza

eskerrik asko presidente anderea sailburua legebiltzarkideok ematen du

ikusi dugun arabera eh bilduk aurkeztutako mozioaren ondorioz zuzenketa bat sinatu dutela

upydren artean ez dakigu azkenean zer gertatuko den eh bilduk

jarrera testu honen aurrean eta sinatutako akordio honetan bereziki eskatzen dena bai

edo egin den lege dekretua errege lege dekretuari buruz bertan bera geratzea eta gauza bera esaten dute

espainiako gobernuak egin duen dekretua bertan bera geratzea

funtzionarioen egoera aztertu duela eta ondo dago funtzionarioen egoera hona ekartzea baina aldi berean komenigarria izango litzateke ere beste kolektibo batzuen egoera legebiltzar honetara

ekartzera eta adibidez autonomoek

eta batzuek bere negozioa itxi izan dute eta orduan ondo dago batzuen egoera hona ekartzea baina komenigarria izango litzateke errealitatearen ikuspegia ona izateko sektore guztien egoera hona ekartzea

tienen memoria no tienen esa memoria frágil que parece que tienen ustedes eskerrik asko garrido andrea erantzunen txandan sartuz maeztu jaunak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea

guretzako ez da eztabaida matematiko bat

behera horren inguruan dena den nahi duzunean tranpa egitea hogeita hamabost orduko kopuru horrekin eta esatea oso zaila dela jakitea asteko lanaldia zenbatekoa izango dela baina

laurogeita hamabikoa izango dela eta hori hamar

betetzea dela eskatuko nizuke bere osotasunean irakurtzea lege hori

enplegua bultzatzerako orduan sustatzerako orduan ezartzen du ere lanaldiaren malgutasuna aplikatu behar dela eta lan ihardunaldian murrizketa enplegua banatzeko eta nik dakidala

eta laurogeita hamabi ordutik pasatzea

ordu kopurura hori gehitzea dela letrak ikasi nituen baina hori

igotzea da eta hori esan ostean argi geratzen dena dekretu honekin da lehenengo eta behin negoziazio barik

eta dekretu bat inposatzea hori ez da negoziatzea eta negoziazio

argi geratu behar dela hori ez da negoziatzea dekretu baten bitartez lanaldia inposatzea eta

da dekretu honekin eta hartutako beste neurri batzuekin

sektore publikoko langileen egoera lan baldintzak kaskartzen ari direla egunero eta hori dakarrela ere zerbitzu publikoetan

murrizketak egongo direla behin behineko egoeran dauden langileen murrizketak egongo direla baina beharrezkoak diren ordezkapenak egongo direla lehen egoten ziren ordezkapenak ez ziren beharrezkoak ala ez dut ulertzen egiten duzun

gobernu talde honen gobernu ekimena defendatzea ezberdinen arteko elkarlana eta akordioak bultzatu behar zituen gobernua

errealitatea beste era batekoa da adostasuna bilatzeko kapaza izan ez den gobernua eta momentu honetan aurrekontu barik

gobernuaren kudeaketa oso zaila izan behar da defendatzea baina behintzat gezurrik ez esan

eskerrik asko mistoa upyd taldearen ordezkariak dauka hitza